pasaden urtarrilaren bian komunikabide batek esan zuen eajko arabako burukide ohi alfredo de miguel administrazio publikora lan egitera bueltatu dela

komunikabidearen arabera de miguelek batere ohikoa

eta horren ondorioz lanpostu publikoa gordetzea lortu du

hurrengo galdera egiten dizut egia al da une honetan alfredo de miguel administrazio publikoan lanean ari dela

lópez de munain jauna erantzuteko lehendakaria zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea
lópez de munain jauna bai egia da eta hazi fundazioak horrela baieztatuko dizu alfredo de miguel jaunak

urtebete beranduago derrigorrezko eszedentzia eskatu zuen kargu publikoa izendatu zutelako eszedentzia hori hitzarmen kolektiboaren berrogeita lau puntu bat artikuluan ezarrita dagoena aplikatu zelako eman zitzaion bi mila hamareko

ikt sozietateko bere lanpostura itzultzea eskatu zuen ordudanik

ez gobernu honekin ikt enpresa hazi fundazioan sartu zen hori dela eta orain hazin da lanean

hamabitik aurrera hasita beste edozein langilek dituen eskubide berak ditu eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

zurea da hitza legebiltzarburu andrea

de miguel jauna nik ez dakit nire lehen parte hartzea entzun egin didazun edo harretarik jarri didazun baina nahiko argi esan egin dudala uste dut

ikt sozietatean eszedenzia bat eskatu zuen eta eman egin zitzaion

bere lanpostura itzuli egin zen eta ez gobernu honekin lópez de munain jauna zuk inputatuta dagoela argudiatzen duzu

hori esan nahi duzu galdetu egiten dut hori da defenditzen duzuna hori da galdetzen dudana zer esango zenuke inputatua zu izango bazina

zer esango zenuke eta berdin da lanpostu hori pribatua zein publikoa izatea arazoen aurrean

kargu publiko moduan zeukan lanpostuan bere dimisioa aurkeztu egin zuen eta euzko alderdi jeltzalearen alderdikide txartela ere entregatu egin zuen lópez de munain jauna eta hori ere komunikabideetan dago

bestela joko zikin batean sartuko gara denok bestela denok sartu gaitezke

oso gutxitan ezagutu den jarrera publiko eta politikoa erakutsi egin zuen euzko alderdi jeltzalearen txartela berean uztea

zuk defenditzen duzunak ez du zerikusirik errugabetasun presuntzioaren printzipioarekin ez du zerikusirik ezta lan eskubideen errespetuarekin

eskubide horiek langile izateagatik edozeini dagozkion eskubideak dira zuk iradokitzen duzuna aplikatzen bada

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

idoia mendia cueva euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina lanbiden bizitzen ari den gatazka egoerari buruz mendia andrea

eta horietatik erdia emakumeak dira eta hauxe datu garrantzitsu bat da gaur bereziki gaur emakumearen nazioarteko

gaur eta hemen gaur eta hemen kudeatu behar dugu gure langabetu eta guztien elkartasuna behar duten pertsonen gaineko

zure gobernuak sindikatuekin adostasuna lanbideko lanpostuen zerrenda egiteko bai ala ez mila esker eskerrik asko mendia andrea

mendia andrea galderarekin edo planteatutako galderarekin zerikusirik ez duen gauza batekin hasi egin zara eta hala eta guztiz ere

beste datu batzuk ere badaude eta dira otsailaren hilabetean mila seiehun eta laurogei pertsona gehiago dagoela lanean urtarrilarekin konparatu ezkero beraz

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna mendia andrea zurea da hitza

mendia andrea galdera zen ea sindikatuekin akordioa bilatuko ote genuen

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

llanos andrea erantzuteko lehendakari jaunak dauka hitza legebiltzarburu andrea

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna llanos andrea zurea da hitza

lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina

lópez de ocariz andrea zurea da hitza sí gracias señora presidenta

lópez de ocariz andrea erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

eskerrik asko lópez de ocáriz andrea erantzuteko tapia andreak dauka hitza

hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailburuari egina eitbko enpresetan hizkuntza eskakizunak ezartzeko proposamenari buruz maneiro jauna zurea da hitza

sailburua eitbren zuzendaritzak administrazio kontseiluan bi mila hamairu bi mila hamasei denboraldirako euskara plana aurkeztu zuen plan honek dirudienez ente publikoaren lanpostu guztietan hizkuntza eskakizunak eskatzen ditu

planteamendu honek ekarriko du euskara beharrezkoa izango dela taldearen enpresen lanpostu guztietan eta diskriminazio berriak ekarriko ditu

orain arte baldintza hau euskara ezagutzea etb eta euskadi irratian eskatu da baina ez radio euskadin ezta radio vitorian ere enpresa hauek beren programazioa gazteleraz ematen dute eta euskara

en esta emisora honi buruz galdetzen dizut ze helburu daukazu ze helburu dauka gobernuak zergatik eta zertarako planteatzen ditu neurri hauek eskerrik asko

maneiro jauna erantzuteko uriarte andreak dauka hitza

lehendakari sailburua legebiltzarkideok egun on maneiro jauna euskararen aldeko konpromiso handia duen talde bat da eitb

euskal irrati telebistaren erakunde publikoa sortzeari buruzko legeak eitb euskal herritarren informazio eta parte hartze politikarako tresna nagusia izanik euskal kultura sustatu eta hedatzeko funtsezko bitartekoa dela

ondorioz eitbren esparruan euskararen erabilpena sustatzea eta normalizatzea lehentasuna ezezik erakundea sortzeari buruzko legearen beraren exigentzia ere

esparruan euskara gehiago eta hobeto erabiltzen laguntzeko bere sorreratik jarduera asko gauzatu direla esango dizut horren osagarri euskara zerbitzuak hainbat material eta baliabide prestatu ditu azken urteetan kazetari erredaktore eta gidoilariei zuzenduta ikusentzunezko

erabili erakusteko lehen baliabide garrantzitsua mila bederatziehun eta laurogeita hamairukoa da euskarazko

eskuliburua bi mila zazpian euskarazko

horrez gain eitbko sistema sailaren laguntzarekin hizkuntza kontsultak egiteko aplikazioa izeneko datu basea jarri zen abian bi mila bostean gaur egun hogeita hamabost mila fitxa baino gehiago ditu eta bi mila

web gunearen bidez kontsulta dezake edonork beste esparru batean

ondorengo testua adostu zen prestakuntza komisioaren markoan euskalduntze plan baten elaborazioa bi mila zortzigarrena urtean maneiro jauna akordio hau

eitb talde osora zabaltzea euskararen normalizazio plana sozietate eta egoitza guztiak barne hartuz bere xedea finkatzerakoan

enpresako barne zein kanpo harremanetan euskararen presentzia eta erabilera normalizatzea aipatutako hitzarmenari

bost zuzendaritzaren taldekideak eta beste bost etbko miramon bilbo komite bateratuak izendatutakoak eta honela

zabalkundeari eta entretenimenduari buruzko euskarazko eskaintza

hori horrela eitb funtsezko tresna da euskararen gizarte prestigioa eta hizkuntzaren erabilera finkatzeko eta ildo horri jarraiki

sortzeko legean jasotako eginkizun nagusia beteko du gaztelania komunikazio hizkuntza duten euskarriak ere etb bi radio euskadi eta radio vitoria lekua egingo diote euskarari eta modu naturalean

hala gizarte eleaniztun baten berezko adierazpidea erraztuko dute horrekin guztiarekin bat euskaldunen presentzia gero eta ohikoagoa

gainera zera gogorarazi behar da euskara planean planteatutako helburua jasota agertzen da euskal autonomia erkidegoko administrazio publikoetan euskararen erabilpena normalizatzeko prozesua arautzen duen laurogeita sei barra mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpi dekretuan

euskal jaurlaritzan euskararen erabilpena normalizatzeko bosgarren plan orokorrarekin izan ere gobernu kontseiluak

hogeita hamareko bilkuran onartu zuen plan orokor hori eta aste honetan bertan kultura euskara

euskararen erabilpena normalizatzeko plan orokor horrek zehazten ditu bosgarren plangintzaldiaren aplikazio eremuan sartuta dauden erakundeak

eitb sartzen da azkenik aipatu duzun lan enpleguaren eskaintza publikoari dagokionez

dizut ere izan ere euskal autonomia erkidegokoak bakarrik

egin behar izan dituzte lanaren antolaketan eta aldaketa horien ondorioz gaur egun

irrati eta telebistarako edukiak eta albiste atariak sortzeko gai dira horrela multimedia erredakzioak sortzea planteatzen da koordinazioa eta sinergiak indartuz

eitbk ezin die bizkarra eman kazetaritzak izan dituen aldaketei zentzu honetan eitbko erredakzioa elebiduna izatea etorkizuneko kazetaritzak

lagungarri izan daitekeela uste dugu horregatik euskararen erabilpena eta presentzia eitbren zenbait elkarte edo kanal konkretuetan ez ezik oro har

eskerrik asko uriarte andrea maneiro jauna zurea da hitza

de entender eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

maneiro jauna ofizialtasun bikoitza duen gizartean bizi gara eta horrexegatik da beharrezkoa hizkuntza ofizialen erabilera erregulatzea eta bermatzea

euskara normalizaziotik urrun dagoenez oraindik beharrezkoa deritzogu bere erabilera sustatzea eta

horretarako eitbren lehen euskara planak ondorengo helburu orokorrak ditu

eta arreta emateko zerbitzuetan harrera euskaraz egitea ahoz eta idatziz euskararen erabilera irudi korporatiboan eta hizkuntz pasaian bermatzea

areagotzea eta euskara normalizatzeko prozesua erakundearen jardueran integratzea erakunde bakoitzean plana onartuz pertsonalaren hizkuntz gaitasun hobetzeko helburua lortzeko

daitezke martxan herritarrekin harremanak izatea eskatzen duen lanpustuetan berdin hizkuntz gaitasuna lanpostuaren definizioan ezartzea

prestakuntza ematea lanpostuaren eginkizunean arabera zentsu honetan gauza bat argitu nahi dut guk eta guk esaten dudanean

ez dugu inoiz esan taldeko enpresako lanpostu guztietarako ezagutza maila handia eskatuko dela

haren ezaugarrien eta lanpostu horretara sartzeko behar diren baldintza akademikoen arabera bestalde euskara erakundearen jarduera sartzeari dagokienez neurri hauek har daitezke

onartu eta martxan jartzean erabilpen planei buruzko informazioa eta prestakuntza

erakundean euskara erabiltzeko plana jakinarazteko ekimena gauzatzea eta erakundearen

euskara plan bat dagoela jakin dute taldean behin behineko lanpostuak betetzen dituzten kazetariek

bi mila hamaikatik aurrera horrez gain emandako urratsak eta hartutako akordioak batzorde misto batean gauzatu dira

beraz ondo informatuta egon direla baieztatu dezakegu eusko jaurlaritzak azken hogeita hamar urteetan euskal gizarte prestakuntza elebidunean eta helduak euskalduntzeko planetan

dela hogeita hamar urteko gizartearekin zerikusirik biztanleriaren bi herenek ezagutzen dute euskara gaur egun eta eustaten datuetatik abiatuz

hamarkada batean gutxiago izango dira biztanle elebakarra elebidunak baino

hizkuntza hezkuntza politika eta kultura sailburuari egina euskarazko kultura politikari buruz

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna sailburuak legebiltzarkideak eguerdi on euskal herrian euskararen herrian

ez dago normalizatua gutxiagotua dago euskarazko kultura kontsumitu nahi duenak espresuki horren bila joan behar du egunerokoan bisiblea ez delako

anglosajoiaren artean hau da hartzaile pasiboa izanda ere kultur zalea ez izanda ere erraz jasotzen dira gainerako kultura nagusiak eta ez ordea euskarazkoa eta hori da gure kezka euskarazko kultura bisible egitea eta bila joan gabe ere jaso ahal izatea egunerokoan presen egotea eta herritarren david bisbal amaral

mursego napoka iria edota anari ere nortzuk diren normaltasun osoz jakitea kamara honetan proba egingo bagenu ziur nago denek dakizuela zeintzuk diren david bisbal amaral eta

edo anari eta hori da kontua egoera horri buelta emateko gure ustez hiru bide daude

euskaraz programatzea alegia euskarazko kulturaren ikusgarritasuna edo bisibilitatea bermatzea eta azkenik bere transmisioa bermatzea

politika berezitua egitea hau da euskarazko kulturari lehentasuna emango dien kultura politika gauzatzea

sektoreko eragileekin elkarlanean jakina eta hor sartzen da jaurlaritza jokoan

batzordean esan zuen jaurlaritzak ez duela asmorik euskarazko kultura politika bereziturik egiteko hori bereiztea delako

indartu nahi dituela sailak eta asmo horri heldu nahi diogu gaurkoan guk ere nahi genuke euskarazko kultura politika bereziturik egin behar ez izatea

legokeela baina tamalez ez da horrela beraz desberdina dena berdin tratatzea ez da justua eta ondorioz era berezian lagundu behar zaio desberdina ahulagoa

berezia den horri eta hau esanda gauza bat garbi gera dadila euskarazko kultura sustatzeaz hitz egiten dugunean ez gara ari gaztelerazkoa baztertzeaz ez

lagundu behar dela are gehiago multinazionalek jaten gaituzten honetan baina ez maila berean

hasteko gaztelera normalizatua dago eta euskara ez asimetria batean bizi gara eta horri aurre egiten asmatu beharko genuke eta horretara dator gaurko

egunean baina bai dituen ahuldadeak indartu beraz galdera da ea zer egingo duen jaurlaritzak euskarazko kultura sustatzeko besterik ez eskerrik asko

presidente andrea breñas andrea lehenik eta behin esango dizut eusko jaurlaritza ari dela jada euskarazko kultura sustatzen

ea zerbait egiteko asmoa dugun egiten ari gara iritsi ginen lehenengo egunetik aste honetan bertan aukera izan dugu gai honetaz hitz egiteko kultura batzordean esan duzun bezala

gaur berretsi eta azpimarratu egingo dut guk eusko jaurlaritzak

lantzen euskarazko kultura erdarazkoa eta hizkuntzaren markarik gabea euskara kultura kultura delako

kultura egiten dutelako bai euskaraz bai gazteleraz gure kulturaren berezitasuna eta aberastasuna da hizkuntz desberdinetan sortzen hedatzen eta jasotzen dela

aukera bat baizik eleaniztasuna bezalaxe beraz

baina ez kultura sorkuntzatik aparte euskarazko antzerkia ere sustatzen dugu

euskarazko literatura eta zinema ere bultzatzen ditugu euskal zinemaren eta literaturaren baitan daudelako horregatik guzti hori kultura delako
sustatu egiten dugu eta bultzatzen jarraituko dugu eskerrik asko uriarte andrea breñas andrea zurea da hitza zure baimenarekin

erantzunagatik pozten naiz euskarazko kultura sustatzeko

baina jakin nahi nuke kasu honen aurrean adibidez kultura aurrekontuan guggenheimek hartzen du aurrekontu osoaren hiru koma zortzi

eta durangoko azokak euskarazko kulturaren erreferente nagusia den durangoko azokak laurogei mila euro baino ez orduan horren aurrean zer daukazu esateko

eskerrik asko breñas andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

eta ezin dira nahastu lerro batzuk eta besteak ezin da banandu erreferentziazko infraestrukturak eta beste arlo batzuk orduan goazen gauzak ondo jartzera euskaraz jarduteak baditu berezitasunak jakina

eta jaurlaritza honek euskarazko kulturaren berezitasun horiek lantzen ditu

argi gelditu behar dena kontua ez dela euskarazko kultura nagusi bihurtzea indartu egin behar dela daukan hedapena baina zabalagoa beharko lukeela bai jakina

hori lortuko denik euskadin erdaraz sortzen den edo hedatzen den kulturaz desberdinduz hortik aparkatuz

gogorarazi beharko da euskal herria eleanitza dela gogorarazi beharko da antzerkian esate baterako ekoizpenaren ehuneko hirurogeitik gora bi hizkuntzetan egiten dela eta ehuneko laurogeitik gora dokumentalen ekoizpenean ez
ez hori bakarrik breñas andrea itzulpen sistema ez dabil barkatu uriarte andrea itzulpen sistema ez dabil

bale agian gogorarazi beharko genuke kulturak badituela hainbat alor oso garrantzitsu hizkuntzetatik kanpo gelditzen direnak funtsean hor daude musika artea edo dantza besteak beste horregatik berezitasuna eta parekotasunak landu nahi ditugu euskarazko

ziurtatu nahi dizkiogu parekotasuna lortzeko

kultur komunitate euskaldunak mundu erreferentzial propio bat behar du non erakundeak eta hedabideak esate baterako funtsezkoak diren

parekotasuna xede esfortzu berezia egiten dugu euskarazko kulturaren alde

musikari zinegile edo idazle euskaraz dira editore ekoizle banatzaile kritiko edo erabiltzaile guk euskaraz kultura guzti hori bultzatu nahi dugu

kulturgileekin batera horretarako eztabaidetarako eta lankidetzarako esparru bat ere sortua dugu kultura auzolanean deritzona baina beti ere argi utziz

aberasgarria eta beraz premiazkoa eskerrik asko

gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera javier maroto aranzábal euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina

eskerrik asko maroto jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte andrea zurea da hitza

bat gatoz horretan izan ere otsailaren hogeita zortziko osoko bilkuran onartutako legez besteko proposamenak argi erakusten du talde guztien adostasunarekin onartu baitzen

planteamendu hori guztiz bat dator hiru zatitan finantzatzea ezartzen duen europako ereduarekin hots ehuneko hogeita hamairu gobernu autonomikoek ehuneko

musika eskolen finantzaketa hiru zatitan banatzearen ideiak helburu bakarra du zerbitzua jasangarria izatea eta gu ideia honekin erabat ados gaude izan ere aipatutako finantziazio egonkor zuzena erdiesteko lan egiten ari gara musika hezkuntzaren sektorea finkatzea lortzeko asmoz

beste ezer egin aurretik sailak musika eskoletako errealitate numerikoa zehaztu behar du irakaskuntzei eta ikasle kopuruei dagokionez finantziazioaren egiazko

baliabideak errealitate horretara egokitu ahal izateko horretarako musika eskolen elkartearekin harreman estua dugu eta finantziazioari lotutako gaiak ez ezik

ere hainbat bilera ospatu dira eskerrik asko uriarte andrea

maroto jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza como ya le he dicho

profesionalei egindako agresioei buruz garrido andrea zurea da hitza bai eskerrik asko presidente andrea

hortxe daude eta aurre egin behar diegu

legebiltzar honetan osasun batzordean satse sindikatuaren agerraldia izan genuen eta gai honi buruz patxadaz hitz egin genuen

garrido anderea erantzuteko sailburua darpón jauna zurea da hitza

lehendakari jauna egun on guztioi señora garrido

y también en otros ámbitos de la administración behin baino gehiagotan esan dut gure profesionalen lan ona daukagun preziatuena dela osakidetzak ez luke gaur egun daukan mailarik izango eurengatik ez balitz eta horregatik euren lana goraipatzen dut ahal dudan guztietan baita gizarteak oro har

arazo bat delako estatuan lehenengoak izan ginen segurtasun neurriak hartzen eta ordutik lanean gaude hace once años

eskerrik asko garrido andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

seguir trabajando lehen esan dudan bezala orain arte egin dugun guztia

beste bide batzuk ere jorratuko ditugu agresioen kontra egiteko ezin dira onartu eta ez ditugu onartuko y para finalizar quisiera también

debe ser mutuo bestearekiko errespetu osoa mantendu behar dugu eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

hogeita bigarren puntua galdera igor lópez de munain ganuza eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina mendeko finantza ekarpenen inguruan eroskik eta finantza erakudeek lorturiko

eso es lo que queremos saber eskerrik asko lópez de munain jaunak erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den darpón jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on berriro eroskirena afsi buruz

hala adierazi zenuen joan den ostegunean eta ezer gutxi daukat gehitzeko izan ere gobernuaren osasun sailaren

argi dago argi utzi genuen kontsumobideko zuzendariak eta nik otsailaren hamazazpian osasun eta kontsumo batzordean egin genuen

ez dugu esan zein den aukerarik onena berrikusi nire

transkripzioa bestela froga ezazu kontrakoa eskerrik asko darpón jauna

eskerrik asko lópez de munain jauna erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

gai zerrendako hogeitahirugarren puntua galdera jesús maría zaballos de llanos euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina alzheimerdun gaixo
batek gasteizko tranbian jasotako tratuari buruz zaballos jauna zurea da hitza muchas gracias señora presidenta

muchas gracias eskerrik asko zaballos jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den oregi andreak dauka hitza

eskerrik asko oregi andrea zaballos jauna

gai zerrendako hogeitalaugarren puntua galdera txarli prieto san vicente euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina

eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea prieto jauna zurea da hitza

los datos que tenemos eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea gai zerrenda agortu denez osoko bilkurari